arratsalde on guztioi bilkurari jarraia emango diogu mixtoa upyd taldearen

geldirik ezgaia eta bihozgabea pairatu dugu eta pairatzen ari gara gobernu ez ezinbestekoa euskadik behar dituen erreformak bultzatzen ez dituen gobernua

konpontzen ez dituen gobernua para qué

biktimismoa baztertu eta gobernatu eta lan egin gauza asko daude egiteko euskadin arazo asko daude konpondu gabe erreforma

erreformatu espainiako konstituzioa eta autogobernua eta euskal eredu instituzionala berdintasun gehiago eta ongizate denontzat

euskal talde popularren ordezkaria den quiroga andereak dauka hitza

hori al da emergentzia egoera baten aurrean zure gobernuak egin zezakeen guztia hori al da lehendakari jauna benetako neurriak hartzea

guztiok ordaindu behar ahal dugu zuen planifikazio tamalgarria guztion

errua ahal da zuen kudeatzeko gaitasun eza

eta nola ez euskal herritarrek askoz gehiago merezi dugu

utziozu datu orokorrak errepikatzeari utziozu zehaztapen eta ebaluaziorik gabeko planak aurkezteari ez zaitez aterpean gelditu euria amaitu arte urkullu jauna urte bat daukazu aurretik lehenengoa galdu zenuen

sozialistok gaur hurrengo hamabi hilabetetarako erronkak ezarri nahi ditugu ez dugu denbora pasa egon nahi gure lehentasunak hauexek dira milaka langabetuak bi urte baino gehiago enplegu bila dabiltzatenak beren soldata betetzeko lanbidera joan behar diren langileak pobrezia

uko egiten duten gazteak edo enplegu prekarioak bere gain hartzen ari diren emakumeak hau da estatistiken txanponaren beste aldean dagoen errealitatea eta honen aurrean zer

ez biharko euskadin pentsatzen duten planak gaur sozialistok urte honetan zer egin dezakegunari buruz eta hurrengo urteetan antolatu behar dugunari buruz hitz egin nahi dugu zer egin dezakegu euskaldunen eskubideak bermatzeko duintasunez bizitzeko enplegu eta soldata bat

kalitatezko osasun eta hezkuntza bermatzeko ordaindu dezaketen etxebizitza giza laguntzak bermatzeko zerbitzu publikoak eraginkorragoak bermatzeko hau da autogobernuari buruz hitz egitea bere hobekuntzari buruz hitz egin behar dugu

hau zen begi bistan geneukan argazkia baina datuak falta ziren eta hauek ematea kostatu zaizue lehendakari jauna legebiltzar honetan lan pobreziari buruzko ikerketari buruz galdera ugari aurkeztu ditugu

estrategikoa delako egoera hau konpondu ahal dituzten politikak diseinatzeko balio duelako txostena ekarri ezta gauzak aldatzeko egin behar den guztia bete badirudi berriz ere sozialisten zain zaudetela hilabete batzuk barru guk sozialistok rajoyren erreforma bertan behera utz dezagun zain zaudetela orain erantzuteko eskumenak ditugu sozialistok tribuna honetara askotan ekarri ditugu eta gaur berriz ere gogora ekarriko dizkizuegu

horrela izan behar da baina begira ezazu gazte horien eta bereziki gure hizkuntzaren etorkizunera euskararen etorkizunera begiratu dezagun denok

erronka berri bat daukagu eta erantzun berriak eman behar ditugu akordioaren bidetik gure hizkuntza politika berrikusi behar dugu

hizkuntzaren gehiegizko eskakizun maila eskatzea ez baitu hizkuntzaren erabilera bermatzen urte hau berrikuste hori hasteko ere aprobetxatu behar dugu eta osasungintzan urtea aprobetxatu behar dugu ere

profesionalen artean arazoak daude oraindik ez dugu subagudoen zentrorik gasteizen

gaixo guztien tratamendua onkologikoa publikoa izan behar da legebiltzar honen gehiengoak eskatu dugu eta eta farmaziako ordainketaren laguntzak

eta biktima polizialei laguntzeko boluntarismoa bakarrik baina inolako neurri berririk gabe eremu honetan aurrera egiteko galdutako legealdi bat izaten ari da

irailean bi mila hamabian bezala gaude sozialistok hasi genituen aitorpen neurriekin uste osoz segurtasun juridikoarekin

horrela lan egin genuen oraindik erreparazioa eskasa da bai aurrera egin behar dugu baina ez edonola zehaztasun eta adostasunak behar ditugu

egin behar dugu gernikako estatutuarekin lortutako akordioa berritu behar duen plana akordio hori eguneratu

hobeto joan daitekeena eta gehitu edo ezabatu daitekeena eta guzti hau egitea gazteek atzetik datozen horiek testua berea egin dezaten gauza batzuk ondo ez dabiltzatela argi dago ez dabil esate baterako estatuan dauden eskumenen etengabeko blokeoa

etorkizunean berriro gerta ez dadin lortu behar dugu

gauzak ondo funtzionatzen dutela argi dago ere euskadin ongizate estatua eraikitzen dakigula argi dago eta ekonomia sustatzen dakigula argi dago ere kontzertu ekonomikoari esker lortu dugula agerikoa da

eskubide horiek jarduera ekonomiko hori bermatu ditu guzti horregatik sozialistok autogobernu indartsu seguru sozial baliagarri eta solidario bat eraiki nahi dugu

mendia andrea eh bildu taldearen ordezkaria den

gutxien espero denean bizitzak buelta osoa egiten du eta norberaren egoera zeharo aldatzen da halako zerbait gertatu zait niri ere azken aldian batez ere hilabete gutxi barru bi alaben aita izango naizela esan zidatenetik zeresanik ez nire tokian egon zareten guztiok badakizue zer den hori une horretatik gauza guztiei begiratzeko modua aldatzen zaizu eta niri horixe bera gertatu zait munduari begiratzeko modua pixka bat aldatu zait

bakarra ezta gutxiago ere gure taldean bertan gure lurrek berriki bi mutiko ekarri zituen mundura eta unaik ere beste bat ekarri zuen

oker baldin ez banago gaur egun ez badago ere baina ana otaduik ere

natalia rojok ere bai eta arantxak ere uste dut seme bat ekarri zuela eta borja ere itxaroten ari dela uste dut

gehiago egongo dira eta ahaztu egin zait gure taldean bertan beste kide batzuk aita izan dira edo izatear daude tira legealdi honek politikoki gutxi eman du baina ezin dugu esan

lehen esan dudan bezala haurrak mundu honetara ekartzeak ikuspegia eraldatzen digu niri behintzat eraldatu dit

utzi nahi diegun hurrengo belaunaldiei galdera erretorikoa haragizko zalantza batez ordezkatu dut zein euskal herria utzi nahi diet nik

ulertuko duzuelako mundua niretzako bakarrik aldatzeko gauza handiegia dela galdera ez da berria arazoa zaharra delako baina gaur

ehun eta hirurogeita hamabost urtez belaunaldiz belaunaldi bakea ezagutu gabe

urtez euskal herritar belaunaldi guztiak gatazkan bizi izatera behartuta eta ez diet nire alabei hori utzi nahi gureak izan behar du gatazkan bizi izandako azken belaunaldia indarkeriak eragindako mehatxuak heriotzak torturak

pairatu dituen azken belaunaldia duela lau urte aieteko adierazpenarekin batera euskal herria indarkeriaz blaitu duen zikloaren amaiera idazten hasi zen ez gaitezen engaina gaur herenegun baino egoera zailagoan gaude

herri oso baten bake determinazioa erabatekoa izan arren oztopoak eta zailtasunak

madrilen hartutako erabaki batzuk ez dira itxikeriaren itsukeriaren eremuan kokatzen irrazionaltasun hutsa direlako herri honetan indarkerien zikloa behin betiko inoiz izan den abagunerik onenaren aurrean inoiz estatuko gobernu batek topatu duen eszenatokirik errazenean zailena egitea erabaki duelako elkarrizketari uko egin dio eta bere burua desarmatzeko prest

behin eta berriz eraso egin dio armagabetze prozesua bera eragotziz argi eta garbi dago hau ez dela kolonbia zoritzarrez nik ez dakit

ote ziren bi mila hamaikako urrian etaren izenean bere jarduera armatua behin betiko

informazio iturri guztiek hala diote zein zentzu dauka orduan erabaki hori hartu

eta amaitzea diote atxiloketak erabaki zituztenek benetan uste al dute horrela amaituko dela eta operazio honen ondoren

eskatzen diotenek nori eskatuko diote zuzendaritzarik ez omen duen erakunde bati eta nork

etaren ordezkaritza norvegiatik bidaltzeko presioa egiten hasi zenetik espainiako gobernua une honen bila egon da eta orduan orain zer

beraien egiazko asmoak adierazi beharko lituzkete bat ez dute gatazka amaitzea nahi ez dute indarkerien zikloa behin betiko ixtea nahi bakea benetako bakea maite ez dutelako bi etsai baten beharra dute beraien ahulezia politikoa

ezkuta daitekeelakoan espainiako egunkari zehatz editorialaren kategoriara eraman du bere nagusiaren tesiaren kontra egin ezinik horrela idatzi dute atxiloketok eta ren heriotzak eta badira ere beste batzuk

etsaia bilatzen jarraitzen dute eta topatzen ez badute asmatu egiten dute

sekurokrata horiek euskal herritarren hurrengo belaunaldiak ere gatazkan bizi izatera behartu nahi dituzte baina ez diegu utziko

herri honek bakean eta askatasunean bizi izatea erabaki duelako hori da herritar gehiengoaren borondatea eta guk horri

gure seme alabek ez dute indarkeriak eragindako heriotzik ezagutu behar gure seme alabek

gure seme alabek ez dute espetxea bisitatu behar gure seme alabek ez dute erbestean hazi behar badakit batzuentzako beranduegi dela

beti beranduegi izaten delako baina herri honetan bakea lortzeko bakea eraikitzeko bakean bizi izateko inoiz izan den aukerarik onena daukagu

zapuzten utziko beraien boterea ikaragarri handia bada ere

handiagoa delako eta gure seme alabei hamarkadetan gure herri honetan gertatutako guzti guztia kontatuko diegu guk egin genuena eta guri egin zigutena guk eragindako mina eta guri eragin ziguten guztia eta gure seme alabei

indarkeria beti biderik okerrena dela beste biderik ez dagoela uste dugunean ere bide okerra dela halaber bakea justizia alegia guztion eskubide guztiekiko begirunea dela azalduko diegu eta esango diegu ezin diela inposatu zer diren neska ala mutila espainola ala euskal herritarra beraiek bakarrik izango direla

aske eta zoriontsuak nahi ditugulako herri libre batean eta euskal gizarteari gaur legebiltzarreko tribuna honetatik mezu argia helarazi nahi diot gatazka konponduko dugu sustraietatik azken ondorioraino preso guztiak

bakea guztion eskubideekiko begirunea delako legealdi honek iraun duen denboran esan dugu eta berriro errepikatuko dugu legebiltzarra

oso atzetik euskal gizartean elkarbizitza bere kabuz gure laguntzarik gabe aurrera egiten hari delako bitartean hemen ez gara gai mahai baten inguruan esertzeko ere

bake eta elkarbizitza lantaldea abian jartzeko prest jarraitzen du inori baldintzarik jarri gabe eta gainontzeko guztiek guri jarritako guztiak onartuta zoru etikoa delakoa oinarri gisa onartu genuen lantaldea habian jartzeko eta eraikiz agiria

baina alferrik omen da nor da hemen bakeaz eta elkarbizitzaz hitz egin nahi ez duena hemen bakeaz eta elkarbizitzaz hitz egin nahi ez dutenak dira erabakitzeko eskubiderik ez dagoela uste duten berberak estatu aparatu diren pp eta psoe alderdien sukurtsalak alegia antonio gramscik aspaldian idatzi zuen mundu zaharra

mundu berria ez da oraindik jaio eta bitarteko argi ilunetan

aldaketa politikorako giroa sumatzen bada ere ez dirudi oraindik indar harremanak gehiegi aldatuko direnik espainia zaharra ez da oraindik hil eta ez dio espainia berriari estatu eredu demokratikoari jaiotzen usten bitartean estatuko bazter guztietan ezkutatuta zeuden munstroak

kataluniaren kontra beldurra nagusi duen estrategia horrek hiru gauza gutxienez

hauteskunde autonomiko hutsak baino gehiago dago jokoan edo inork irudika ote dezake halako kontra kanpainarik datorren urteko urrian hemen egingo diren

biga tankeak mehatxu gisa erabiltzea honezkero

eta pixkatxo bat bada ere horretan aurrera egin dugu higa espainiar estatuko aparatuek kataluniako independentzia gerta daitekeela uste osoa dute

aznar eta felipe gonzález banketxe nagusiak elizako hierarkia osoa futbol liga profesionala eta pronovias ere mugiarazi izana

beraien baitan sentitzen dute kataluniarrek askatasunez erabaki dezaketenaren beldur dira ez gara gu izango katalunia denok amets egindako egoeran dagoela

ez noski badakigu etorkizunari bere eskuz helduko dion herri gisa hurrengo hilabete eta urteetan zailtasun nabarmenei aurre egin beharko diena espainiar estatua bere funtsa den izaera autoritario antidemokratikoari eutsiz kataluniako prozesu independentista kosta ala kosta galarazten saiatuko baita une erabakigarri honetan

gizarte zibil antolatuaren bultzada eta alderdi politiko demokratikoen arteko adostasunaren indarra izango dituzte eta ez da kapital makala eta espero dugu beraien onena emanda ametsa erdiestea eta bitartean guk hemen zer kataluniarrek espainiako

atea irekitzea lortzen ote duten begira besoak antxumatuta

lantaldean adituen hitzaldien beste erronda bat egingo dugu euskal herrian

beraien errezeta guztiak gure larruan probatu ditugulako horregatik argi eta garbi esan behar dugu ez dago une honetan argi ilunetan egoteko tarterik

autogobernuari buruzko lantaldean eztabaidatzeari uko egiten ezta gutxiago ere badakigu legebiltzarrean bertan legebiltzarkide gehiengo zabal batek babestu beharreko

gaurdanik esan behar dugu adostasun zabal hori lantzeko borondate osoa dugula beti ere herritarrei hitza eta

emateko asmoz are gehiago esango dut euskal herria bilduk akordiorako proposamen bat mahiaren gainean jarriko du bi ardatzon baitan bilduko den proposamena egingo dugu bat euskal herriari dagozkion eskubide historikoen gaurkotzea erabakitzeko

bi autonomi erkidego honi eman behar zaion eskumen mahia bakarrik mugatuko du bakarrik muga dezake araba bizkaia eta gipuzkoako

eta akordio politiko horren inguruan herritarrei hitza eta erabakia emateko tresna ere behar dugu urriaren hamarean plaza publikoan eh bilduk

ahalduntzeko lege proposamena aurkeztuko die eta beraien esku utziko dugu ekarpenak eta hobekuntzak jasotzeko asmoz la ley

en los próximos tiempos gauzak horrela alde guztietatik borondate politiko nahikorik balego

urtean arabar bizkaitar eta gipuzkoarrei kontsulta egiteko aukera izango genuke kontsulta lurralde historiko legea aldatzeko balia dezakegu

gainontzeko euskal lurraldeekin zein nolako harremanak nahi dituen zehazteko zergatik ez kontsulta espainiako erresumarekin zein harreman nahi dugun erabakitzeko erabil dezakegu baina euskal herria bilduk herritarrak ahalduntzeko

lan baldintzak nolakoak izan behar diren ala zein nolako gizarte babes sistema behar dugun

nahi dugu gaur hemen datu pila bat eman zaigu datu horiek guztiek helburu bakarra zeukaten egoera ekonomikoa eta soziala hobera egiten ari direla

normala da ulertzen dugu gobernatzen ari denak ez duela bere gobernuan dagoenetik dena gero eta okerrago daudenik esango ez eta batzuetan

beti egoten dira guk nahi dugun egoera adierazten duten datuak topatzen dituztenak datu horiek guztiak entzunda ekonomiaren susperraldiaz mintzatu zaigun baina araban bizkaian eta gipuzkoan herritarrak asko ondo bizi direla ukatu gabe

egoera zailean eta egoera larrian dauden euskal herritarren kopurua ez dela azken urteetan txikiagotu eta gainera beraien egoera iraunkor bilakatzen ari dela oso lanpostu gutxi sortu da oraindik lanpostua suntsitzen jarraitzen dutelako eta sortu diren lanpostu gehien gehienak

ehuneko berrogeik aste bete baino gutxiagoko iraupena izaten dute

gainontzekoak babes sistemaren esku gelditzen dira baina gaur egun ba dira

gure babes sistematik kanpo miseria gorrian utziak eta noski haietatik gehienak emakumezkoak dira oraindik

hasi naiz aita eta ama guztiek beraien seme alabak ondo haztea eta bizitzan zoriontsuak izatea nahi dute eta euskal herritik alde egin nahi badute beraien gogoz kontra onartu beharko dute baina inork ez du nahi bere semea edo alaba euskal herritik alde egitera behartuta sentitzea hemen

gure gazteek euskal herrian lanik topatu ez eta alde egiten dute atzerrian urte batzuk eman eta gero batzuk itzuliko dira eta beste batzuk ez beste batzuk han geldituko dira eta guk giza kapital hori guztia kasu gehienetan

galduko dugu gero eta zaharragoa den euskal gizarteak ezin ditu bere gazteak galdu hori oso politika eskasa delako gure ekonomiaren

gure azpiegiturak gure industriaren etorkizun estrategikoa erabakitzeko gure buruaren jabe izan behar dugu azkenaldian espainiako gobernuak gernikako estatutua bete izanaren ondorioei buruz mintzatu zaigu hamazazpi mila milioi ez dira gutxi ez

zenbat urteetan horren izen bakarra

bestela ere aplikatuko lituzkeen politika neoliberalak patxada

jarraitzeko asmoz herritarren mesedetan egin beharreko politikak behar ditugu gaizkien pasatzen ari diren herritarrak lehentasun eta gure ekonomia

proiektatuz ez dakigu gure seme alabak hemen duintasunez bizi izateko eskubidea bermatuta izango ote duten

gu baino okerrago bizi izango direla eta bide honetan jarraituz gero euskal gizartearen baitan ondo bizi direnen eta egoera larrian daudenen arteko arrakala

estatua nahi dutela herri berri bat irudikatzen dutelako

eskubide sozial guztiak bermatuko dituen estatua hain zuzen ere guk ere hemen euskal herrian estatu propioa nahi dugu zenbat eta

autonomismoak beraz logika horri berari jarraikiz euskal herrian independentzia da justizia soziala bermatzeko bide bakarra eh bilduk bide hori egin nahi du euskal herritar guztiak

dagozkien eskubide sozial guztien jabe izan daitezen oraindik oraindik

izan dezaten eta hori lortzeko beraien etorkizun

izatea da beraiena izan dadila herri honetan bere etorkizuna erabakiko duen bigarren belaunaldia gurea lehenengoa

euskal herriaren lagun minak abestu zuen bezala gu ere bagaude

temakeriaz zutik min egiten digun eta dagokigun izena denbora

aldarrikatuz nahi baduzu nahi baduzu eskua zabalik ukabila bilduta beharrezkoa denean elkarrekin dugun ametsa

eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

euskadin itxaropen handiagoko egoera batera eramango gaituen

sendoa dugu zioen gaur goizean lehendakariak bere hitzaldiari hasiera emateko momentuan

batzuk behintzat ezagutuko dugu esaten zuena oskarbi taldearena bakarren batzuk ezagutuko dugu esperantzari leiho bat zabaldu omen diote

baina nekez ikusiko dute bertso zati batean baina nik uste dut egia dela euskadiren itxaropena herri honen itxaropena

guztion artean zabaldu behar dugula horregatik egoera politikoaren inguruan eztabaida bat sortzen denean nik behintzat egiten dudan ariketa

jakina bere gobernu ikuspegitik egin duena da gugan gugan eragina duten faktore guzti horiek aztertzea zergatik azkenean politika ere bada baldintzen artean mugitu behar izatea eta erabaki aproposenak hartzen jakitea

gure indar guneak non dauden eta gure ahuleziak non dauden bereiztea oso inportantea da

baina gugan eragin zuzena izan du eta dute adibidez siria edo irak edo

sortutako gerrateen ondorioz munduan zehar toki baten bila dabiltzan hainbat eta hainbat gizon emakumeen egoerak

krisiak edo kataluniako hauteskundeek noski baita ere urte amaieran espainiako estatuan izango diren hauteskundeek eta nik bat azpimarratu nahi nuke azkenean errefuxiatuen gaia aipatu da eta garbi dago

zutena gutxi edo asko dena atzean utzi dutela eta gerrateak bultzatuta kasu honetan

ate joka daudela europan eta gure etxean sartu direla gure etxean daudela eta hemen gogoeta bat behintzat egin beharra dago

ez ditugula behintzat aintzakotzat edo modu berean tratatu izan pobreziaren ondorioz gure etxera datozenak ere

bereizgarria izan behar duenik gai honetan zergatik azkenean jatorria siriatik izatea bai eta afrikatik badatoz ez horrek ere badu behintzat gure ikuspegitik gogoeta baten beharra azkenean gure indar guneak berriro ere non daude arazo guzti horiei aurre egiteko

pertsona oinarri hartuta oinarritzat hartuta garbi dago giza eskubide norbanako giza eskubide guztien errespetuan dagoela

errespetuan solidaritzan justizian

eta azkenean betiko balore horiek gaur egun ere etorkizunerako gakoak dira lehendakariak aipatzen zuen

balio bezala azpimarratu nahi zuela eta guk ere bai azkenean ekonomiaren susperraldia lanpostu berriak sortzeko aukera

guzti hori erakundeen egonkortasunetik bultzatzea askozaz errazagoa da hobeagoa da eraginkorragoa da bakoitzak bere aldetik ibiltzea baino

gardena zorrotza oinarrizko zerbitzuak bermatuz hezkuntza osasuna eta gizarte babesa noski ekonomiaren suspertzea gauzatuz eta lanpostu berriak sortzen saiatuz eta herri bezala gure

egitura politikoa lortuz hor dago gakoa berak egin du sail guztien halako errepaso bat

lehen sektorea turismoa justizia ogasun eta finantzak hezkuntza heziberri bi mila hogei hezkuntza profesionala euskadiren agenda estrategikoa kultura segurtasuna

osasun politikak ingurumen eta lurralde eta kanpo harremanak guzti horrek bere osotasunean suposatzen du gobernuaren jarduera

gobernuburu bezela eta arduradun nagusi bezela zein dan legealdiaren

kontu zuriketa eta baita ere etorkizunari begira esan zer egin behar dugun o zer egin nahi duen gobernuak behintzat talde honen babesarekin

nahi nukeena zergatikan aipatu da bozeramaile ezberdinen

eta gobernuaren nolabaiteko jarduera hori eta egia da hogeita bederatzi

aginduta legealdi osorako eta hogeita zazpi bigarren

eta etorri dira hamasei hamaika atzeratuak daude eta horietatik

eskatuta eta egia da badagoela atasko bat edo blokeo bat legebiltzar honetan

beste batzuk ere aitortu behar duzuela zuen jarduera parlamentarioan

propioa duen filibusterismoa ez eta hori ez da bakarrik hizketaldi bat

denbora irabazteko horrek badu bere eragina eta badago halako emendakinak aurkezteko zuzenketak aurkezteko plazoak behin eta berriz luzatu eta legearen tramitazioan

eta egia da eta hori aitortu egin behar da egia da gobernu batek bere egiteko horretan

irudikatuko bagenu erpin bakoitzean dago presupuestoa legeak eta planak

baita ere legeaz aparte gobernu honek hamairu plan hamalau plan onartzeko agindua eman zuela eta hamairu

onartu direla eta martxan daudela horrengatik gure autogobernuaren mugak ezagututa

etorkizunari begira jakinda zutabe sendoak baditugula herri borondatean eraikitako autogobernu bat daukagulako garbi dago lehendakariak aipatu duen jarduera horretan

legealdiaren amaiera bultzada berri bat emanez nola ez

nagusien inguruan jarduera ekonomikoa bake eta bizikidetza eta estatus politiko berri horren inguruan

ekonomiari lotuko natzaio aipatu izan da ere eta garbi dago naiz eta datu positiboak egon

baina aldi berean aitortu behar da ere bi urte izan ditugula azken bi urteak haizea alde izan degu nik uste det haizea alde izan dugula

batetik munduko hazkundea bestetik eta lehengaiak edo materia primek izan duten kosteen jaitsiera energia tarteko

garbi dago baita ere haizea aldatzen hasi dala eta txina eta herri emergente diren horiek ba nolabaiteko okertzen hasi direla edo beraien martxa makaltzen

txinako katarroak suposatzen duela europan beste zerbait grabeago

eta egitura ondo antolatutako guneetan pulmonia izan daiteke horregatik ekonomiaren garapena

joan daitekeen ikusita garbi dago gobernu honek

asmatu egin behar duela faktore guzti horiek eragina izango dute baina

kudeaketa zorrotza egiteaz aparte garbi dago ere ahal den neurrian

instituzio ezberdinen arteko akordioak bultzatzen saiatu behar duela gobernu honek iragan hurbilean posible izan den bezala kolore ezberdinetako instituzioetan zeuden alderdi politikoak

akordioak lortzeko gai izan da jaurlaritza diputazioak ere izan dira gai jaurlaritzarekin lortzeko nik egonkortasun horri eta zuhurtasunez kudeaketa zorrotza bai gardena ere bai baina pertsonak zaindu

enpresak zaindu aurrekontuak esaten zen zenbat gastatu ote den ni konbentzituta nagoena da zerbaitetaz eta datuak datu

edo dagokionak emango ditu zehatzago baina garbi dagoena da

ehunetik ehun gastatzeko edo gehiago gastatzeko ere gai direla eta diru sarreretan halako

horrek du eragina instituzio guztietan eta baita ere jaurlaritzarengan noski

azken hogeita hamar urte hauetan euskal ekonomiaren motorra izan da baina bi mila zazpi

garbi dago baita ere pisua galdu duela zuen pisu hartatik hogeita zortzi koma bost horretatik

jaitsi izan da nahiz eta momentu honetan berriz ere errekuperatzen ari den eta garbi dagoena da euskal industriak lehiatzen duela munduan zehar zein ekonomiekin

eskulan merkeagoa duten ekonomiekin baita ere kontutan edukita

gaur egun energiak dituen kosteak kontutan edukita lehiatzea munduan zehar bai europan eta ameriketan guzti horrekin lehiatu behar du

azaldu duen nik azpimarratu nahi nuke ekonomia arloan behintzat proposamenaren bihotza lehendakariak aipatzen zuen bezala fabrikatzeko

garaketa horiek estrategiko mailan nola lagundu behar diren gaur egun munduan zehar nola lehiatzen den esan daiteke online lehiatzen dela

jakin behar duzu erantzuten ez dakit ordu betean edo bi egunetan baina garbi dagoena da zuk lehiatu behar duzula mundu zabal horretan eta guzti hori gerta dadin egia da jaurlaritzak ahal duen neurrian eta hori da erabakia lagundu beharra dauka euskal industria babestu egin behar da

euskal industria ez industrialak edo ez dakit zein

industrialak eta langileak etorkizuna hortik datorrelako eta

berrikuntza gehitzea da gobernuaren helburua bigarrena

aipatu da patzuergo bat kontsortzio bat badago jaurlaritza eta

merkatal ganbaren artean beste tresna bat

berdin berrikuntza eta ikerketa arloan eta baita ere

zutabeak azkenean zertarako bertan dauden enpresak bertan inbertitzen jarraitzeko eta kanpotik datozenak

industriari ekonomiari eta horretarako

atraktiboak izan behar dugu goxoak eta horretarako tresnak eta baldintzak sortu behar dira eta nik uste dut horretara doala jaurlaritza

langabezi tasa kontutan edukita batik bat gazteen langabezi tasa hor zer nolako laguntzak behar diren jakinda baita ere langabezi tasa jaisten doala baina lanpostu berriak sortzea asko kostatzen dela behintzat lanpostu sendoak sortzea

sortzen direnak sendoak dira denboran iraun egiten dute eta horrek bere denbora eskatuko du baina aipatzen ditugu eta aitortzen ditugu non dauden mugak

bakea eta bizikidetza hemen nik ez nuke nahi iraganean korapilatu nire mezua

eta txostenak iritsi dira ez txostenak denak ez dira iritsi nik uste aipagarria dela ere zuek zuzenean eskatu

denbora bukatu zait kontsultaren gaia

esan duzun gauza batekin eta ez dakit nola egiten duzun gero uztarketa

zuk esaten duzu legebiltzarrean dauden alderdi politikoen artean akordio demokratikoa lortu behar dela hala zioen behintzat apirilaren hogeita batean zuk aurkeztutako

baina gero hemen esaten duzu prozesu konstituyente bat jarri behar dugula martxan eta kontsulta dela eta enpoderamendua bera ez dago baina zoriondu beharko nuke oskar matute zergatik enpoderamenduarekin nik behintzat ezagutzen dudan

enpoderamendua baina nola uztartzen duzu zuk akordio politikoa

ez al du kontsultak izan behar akordio politiko horren bihotza

eta horretarako dago autogobernu ponentzia autogobernu ponentzia horretarako dago zergatik gero aipatzen zidan alde batetik eta bestetik zerak esaten zuen ez

será otra cuestión hogeita hamar segundu gauza bat esan nahi nuke

josi duelako kontsultaren kontzeptua

hemen ganbara honetan instituzio ezberdinetan eta bertan ere bai katalunian gero hori nola gauzatzen den

katalunian gertatu da gertatu dena eta prozesua

behintzat alderdi abertzaleek beraien artean hamarkada luze askotan nahiz eta politikan jardun bata bestearen aurka eskerrik asko bat bide politiko eta demokratagoa erabili izan dituztelako eta bi

giza mobilizazioa beti egon da txertatuta instituzioekin martxak ez dira
zelai batean amaitzen baizik eta instituzioetan eskerri asko egibar jauna

eskerrik asko legebiltzar taldeen mintzaldiak amaituta